egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

hasi baino lehen esan seigarren puntua beste baterako utzi dela

gai zerrendako lehenengo puntua galdera irune berasaluze lazkano euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina euskal administrazio publikoko langileen laneko eta familiako bizitza bateragarri egiteari buruz berasaluze

mahaiburu anderea eskerrik asko lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

erkoreka jauna urtarrilaren hamaseian zure saileko lan ildo eta erronka nagusienak aurkeztera etorri zinen erakunde segurtasun eta gobernantza

eusko jaurlaritzak legegintza programan enplegu publikoaren lege proiektu berri bat aurreikusiko duela esan zenuen eta lege hori egiterakoan besteak beste administrazio orokorraren eta haren erakunde autonomoen

zirela berdintasun plan horrek ondorio argiak atera ditu alde batetik administrazio publikoa guztiz feminizatua dagoela emakumeok

handiagoa daukagula eta gainera gizonek baino gutxiago kobratzen dugula ere administrazio publikoan baina soldaten arteko desberdintasun hori

baizik eta aukera daukatenean etxeko bizitza eta laneko bizitza hori nolabait kontziliatzeko aukeran kategoria eta soldata txikiagoko postuak hartzen dituztelako gainera lana eta familia bizitza

neurrien ehuneko laurogeita zazpia emakumeek eskatzen dutela esan zenuen

nahiz nagusi edo txikiak zaindu ahal izateko zure sailaren erronketako bat

gizon eta emakumeen arteko berdintasunerantz aurrera egitea izango da eta argi dago enplegu publikoaren legea berdintasun horretara eraman beharko gaituela

neurri jarraituko ditu eusko jaurlaritzak euskal administrazio publikoko langileen laneko eta familiako bizitza bateragarri egiteko jakin nahiko genuke
eskerrik asko eskerrik asko berasaluze
erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria erkoreka jauna zurea da hitza

berasaluze anderea hasi berria dugun legealdi honetan eusko jaurlaritzak urrats berriak emateko asmoa dauka gure langile publikoen bizitza pertsonala laborala eta familiarra uztartzearen bidetik

altamente plausibles eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina

pentsioen euskal sistemaren bideragarritasunaren inguruan agertutakoaren gainean

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi sailburu andrea ahozko galdera honek izugarrizko garrantzia du

pentsionistak izango garenontzat pentsioen finantzazioaz eta bideragarritasunaz ariko gara hain zuzen

hemen kudeaketa hori egiteko beharrezkoak eta egokiak diren tresna guztiek ditugulako

ba beste alderdi politikoek errealismo falta edukitzea leporatu digute ilargian gaudela esan digute jasangarritasunaren eta finantzatzeko

ezintasunaren sasi argudioak erabiliz finean

guri eta baita herri honen gehiengoa osatzen duten zenbait eragile politiko sindikal eta sozial batzuei berriki

ehuneko berrogeita hamazazpik desiragarri eta bideragarri jo dute pentsioen euskal sistema propioa hori dela eta jakin nahi dugu

bat egiten duen ekonomista horrek egindako adierazpenekin

ea san josé andreak bat egiten duen pentsioen euskal sistema propioren bideragarritasunari buruz azken ekonometroak adierazi duenarekin

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi señoría plantea

eskerrik asko san josé anderea blanco anderea zurea da hitza

ezberdinak daude estatu espainolekoa duintasuna bermatzen ez duena agortuta dagoena pentsio miserableak gauzatzen duena edo pentsio euskal sistema bizi duin bat bermatuko diguna merezi duguna san josé andrea bada garaia estatu espainoleko eredu hori amaitutzat emateko eta gure eredu propioaren alde egiteko gure pentsio duinak bermatzeko irtenbide bakarra

en mi intervención eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea
gai zerrendako hirugarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina

duen gastuari buruz martínez jauna zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria zupiria jauna zurea da hitza

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

martínez jauna egin dizkidazun galdera batzuk erantzuteko kapaz ez naiz

eta jakina galdera horiek egiten dizkiguzun neurrian pasako ditugu eitbko zuzendaritza nagusira berari dagokiolako hauei buruzko erantzuna ematea dena dela bai nahiko nituzke egin dituzun komentarioen arabera bi edo hiru puntu argitu

ordaindu diren diruak diru horietako asko lotuta daude aldi baterako kontratuei eta kontratuak amaitu diren neurrian ordaindu dira legez hala eskatzen delako indemnizazio horiek eta zuk dakizun bezala aldi baterako kontratu bat etetea

izenak esaten duen bezala kontratu baten amaiera bestetik zuk ongi dakizun bezala eitb barruan bertan langile

ez fijoen inguruan zegoen egoera erregularizatu nahi izan da eta horrek ekarri ditu legez ordaindu behar izan diren indemnizazio batzuk

erabakietan prozesu honek tribunaletan izan duen auzibidearen ondoren bai euskal herriko auzitegi nagusiak eta bai auzitegi gorenak ontzat eman dituzte eitbren zuzendaritza nagusitik hartutako erabakiak eta bai egia da

baina legezkoa delako eta legitimoa delako hainbat pertsonek erabaki dute beren gaia tribunaletara eramatea eta horrek sorrarazi ditu
abokatuetan eta bestelako zerbitzuetan gastu batzuk eitbk bere gain hartu behar izan dituena eskerrik asko eskerrik asko
zupiria jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera alexia castelo de sa

justiziako konferentzia sektorialean erregistro zibila defendatzeari buruz

erantzuteko san jose andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea

gai zerrendako bostgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

legebiltzar buru anderea legebiltzarkide jaun andreok sailburu jaun andreok

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ondarroako

becerra jauna zurea da hitza egun on mila esker tejeria andrea
lehendakari jauna iazko martxoaren hamaseian ondarroako kamiñalde auzoan

eta etxebizitza pilo bat kaltetu zituen han bizi zen jende gehienak alde egin behar izan zuen egoera latsa eurena egun batetik bestera

kezkagarriena zalantza barik ez jakitea noiz arte luzatuko den egoera hori

badago zuk egindako interpelazio horretan puntu bat nire ikuspuntutik oso garrantzitsua dela garrantzitsua baino funtsezkoa

eta beraz interpelazio horri eman behar zaion erantzuna behar bezala bere lekuan kokatu ahal izateko hain zuzen ere zure testu idatzian galdetzen diozu

hori errepikatu baina argi dago zure planteamenduaren filosofiaren oinarria hain zuzen ere hortxe dagoela

betiere bere eskumenen jokoan edo esparruaren baitan jokatuz

funtsezko osagai bat dela jardun administratibo osoan

administrazio guztia zerbitzu publikoa objetibotasunaz gauzatu ahal izateko sortua dago horrela esaten du besteak beste konstituzioak eta legeek legeak gaitu habilitatu egiten dute administrazio bere jardunean

baina beti ere habilitazio hori mugatuta dago bere eskumenen baitan jokatu behar da

hori horrela da hain modu argi eta nabarmenean zein legeak berak prozedura administratiboari buruzko legediak argi asko esaten du

osoa daukatela eskumenaren printzipioaren kontrako egintza administratiboak la legislación de

para dar respuesta a este asunto eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor becerra yo

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zortzigarren puntua

kontzertu ekonomikoa eta kupoa negoziatzeko jaurlaritzaren estrategiari buruz pinedo andrea zurea da hitza

egun on guztioi deustu bi mila hamaseiko azaroaren hamazazpia

urkullu lehendakariak rajoyren inmobilismoa eta kontzertu

arriskua mahai gaineratzen du lehendakariak urteetako kupoa likidatzeko eskaria egiten du

bakarrik berri bat da bai baina agerian uzten du kupoa eta kontzertu ekonomikoaren inguruan bizi dugun egoera lehendakariak estatuko errege denaren aurrean kupoaren inguruko aferak konpontzearen beharrak jartzeak

dei bat egiteak ez du gure burujabetzaren alde ondo hitz egiten urteak daramatzagu kupoaren likidazioak urteak daramatzagu halako ezegonkortasun batean bizitzen kupo lege berbera irakurtzen eta aplikatzen baina hemen eta madrilen

estatuko gobernuaren nahien eta beharren menpe lortu izan dira alderdien arteko elkar trukean legeak berak esandakotik oso urrun eta are larriagoa gure herriaren autogobernuari sor zaion errespetutik urrun hain konplikatua da benetan kupoaren legeak esaten duena aplikatzea zergatik legeak aurreikusten badu nola kalkulatu behar den kupoa beti zenbait alderdien arteko negoziazio ezkutu bat izan behar dugu

hori delako estatuari interesatzen zaiona besterik ez

uneko estatuko gobernuek kupoarekin euren interes propiorako gaiak aurrera ateratzeko eta hemen gaude bi mila hamazazpian hamar urte luzeetan kupo likidazio adostasunik gabe ez zen adostasunik egon zapatero madrilen eta lópez gasteizen zeudenean nahiz eta alderdi berekoak izan eta ez da inolako

lehenengo legealdia bukatuta gatzagaetxebarria jaunak berak aitortzen zuen

adostasunerako intentziorik ikusten gehiengo absolutuko gobernu batean zeudelako beraz argi dago madrileko gobernuak du mandoa oraingoan bai rajoy jaunak

madrileko kongresuan eta ondorioz kupoaren inguruko aferan kapitulu berriak ikusi ditugu montoro eta azpiazuren arteko abenduaren bostean bilera bat non negoziazioa hastea erabaki zuten negoziazio horretarako lehenago bilera teknikoa izan dugu eta azkenik

aste honetan montoro eta esteban jaunaren arteko bilera berriz ere kupoaren inguruko akordioa estatuko aurrekontuen negoziazioaren menpe

de comunidades autónomas de régimen común lehendakariak esaten zuen kontzertu ekonomikoa arriskuan dagoela eta ados nago lehendakariarekin arriskua egon badago eta sakondu egin da arriskua

krisi ekonomikoak eta estatu ereduaren porrotak

egin duelako eta honi ere herri moduan erantzun beharko genioke

herri moduan eragiten digun gaia da eta beraz herri gisara erantzun beharrekoa

oso urrun gai garrantzitsua delako funtsezkoa esango nuke nik behin baino gehiagotan hemen bertan esan dugu gai honek duen garrantzia bai politiko publikoak gauzatzeko hain funtsezkoa den diru iturriak definitzeko gaur gaurkoz diru iturrien inguruko edozein eztabaida erabaki ere are eta garrantzitsuagoa da krisi ekonomikoaren ondorioei aurre egiteko tresna guztiak aktiboak behar ditugulako

asko dago eztabaidatzeko bai eztabaidatuko dugu zorpetze politikaz edo zerga politikaz eta abar luze bat baina agerikoa da

euro kolokan izatea urteetako kupoaren inguruko desadostasunen ondorioz mila seiehun milioi euro dantzan

bat nator zurekin arrazoia duzu zera esaten duzunean zure galderan

bat nator ez dizut ezkutatuko nire zalantza azken finean pedro luis uriartek kontzertuaren itunaren defendatzaile sutsuak aipatu egin du erantzun horretan erakundeak bakarrik

eta gizarte osoaren babesa nabaritu beharko litzatekeela horrelako adierazpenak entzun eta gero kontzertu ekonomikoaren aldeko pedagogia kanpaina baten beharra azpimarratuko nuke ikuspegi positibo bat behar da eta aurreneko ideia honako hau izango litzateke

gure autogobernuaren ardatza da eta bi aldeen arteko itunaren ondorioa bigarren ideia euskadin lortu dugun ongizate mailak

hirugarrena kontzertuaren bidez itunaren bidez euskadik bere elkartasun izaera erakutsi du kupoaren ordainketaren bidez argi daukat

gizartearen kontzientzia piztea elkarrekin kontzertua hobeto defendatzeko alderdi politiko eta erakunde guztiak partekatzen dugu helburu hau galdera da nola lortu ahalegin berezi bat egin behar dugu helburu hau herri helburu bezala

asko dugu jokoan eta guztion indarrak elkartu behar ditugu gureak diren eskubideak defendatzeko

kontzertu ekonomikoa historian sustraituta dago eskubide historikoetan oinarritzen da eskubide eta eskubide horietan du iturburua duela ia mende eta erdi mila zortziehun eta hirurogeita hemezortzigarrena urtean foruak ezeztatu zirenean

gure foru araubide historikoa eguneratzen du honekin batera kontzertu ekonomikoa aldebiko akordio politikoa da sistema hau

eta bizikidetzaren funtsezko elementu dira kontzertu ekonomikoak legediaren babes osoa dauka espainiako konstituzioak eta gernikako estatutuak lege babesa eskaintzen dio kontzertu ekonomikoaren sistemari itundutako legeak hitzartuak dira

eta euskadik estatuari ordaintzen dion kupoari buruzko bost urtean

urtean berretsi egin zen eusko jaurlaritzak eta espainiako gobernuak kontzertu ekonomikoaren izaera mugagabea adostu

urte hartan europako batzordeak bermatzen du baita ere

bai eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna bai

eta daukan paper fundamentalaz horretan ados gaude baina nire galdera zen

dauzka gobernuak negoziazioetarako eta zure hitzetan

ideia da ideia batzuk bota dituzula eta nik oso interesgarriak ez gizartearen parte hartzea edo gizartea ere nolabait honen atzean egotea egia da

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora pinedo me

que tienen responsabilidad en la materia beraz pinedo andrea legealdi berri bati hasiera eman diogu bai

adostasuna eta ituna irudikatzen dugu hemen

adostasuna baita beraz espainiako gobernuarekin kupoaren inguruko desadostasunak gainditzeko eta urtez urte hau da ni aldarrikatzen etorri naizen gauza bat

lehen hartu emanak izan egin ditugu eta lantalde horretan gure ikuspuntua aurkezteko eta defendatzeko aukera izan dugu hau da guztira lehen aipatu bezala eta zuk ere esan bezala

orain aukera berri bat dugu adostasunaren bidez itundutako kontzertu ekonomikoaren alde egiteko eta hori da gure lehentasuna azken finean hau da zalantza izpirik gabe bizikidetza politikorako tresna eta gure ongizatearen bermerik garrantzitsuena

asko zor diola esan dut lehen ere kontzertu ekonomikoari beraz erakunde

kontzertuaren benetako errealitatea azaltzea eta honen bidez ere defentsan aritzea eta hori da egingo duguna lan talde horretan

gure ongizatearen sistemaren oinarri ekonomikoa da

euskal ekarpena eta kupoa finkatuta dago eta euskadi solidarioa da dagokiona baino gehiago ematen duelarik ere eta hori ere azpimarratu egin nahi dut

sistema honen aldeko babesa defendatzea dagokigu eta ez da

baizik eta gizartearentzat hain garrantzitsua izan dena eta dena defendatzeko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera borja sémper pascual euskal talde popularreko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina abiadura handiko trenari buruz egindako adierazpenen gainean sémper jauna zurea da hitza

va a presentar en los próximos presupuestos muchas gracias eskerrik asko sémper jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina
abiadura handiko trenari buruz ugarte anderea zurea da hitza egun on

mahaikideak legebiltzarkideak egun on kontseilariak

lotuko gaituen europarekin lotuko gaituen mesetarekin

adalid moduko bat izango ote den horren aurrean

esaten dutenak inbertsio publiko bat egiten denean eta batik bat azpiegitura publiko baten inbertsio handi bat egiten denean

zifratuta daudenak euskal y ari dagokionez eta soterramenduaren gaiarekin hamar mila bat eurotaraino igoko liratekeena

eta zailagoak kuantifikatzeko direnak baina kuantifikagarriak direnak eta dira ingurumen kostuak eta horiekin batera irabaziak

aurrera eraman ahal izateko erabakia hartzeko irabazi horiek ekonomiko finantzieroak izan daitezke edota sozialak eta horien arabera errentagarritasun eta efizientzia sozialaren

obra batekin eraikuntza batekin edo azpiegitura batekin aurrera goazen

eta hori da hain zuzen ere espainiar gobernuak egitea erabaki duena munduko bigarren herrialdea da azpiegitura honetan kilometroei dagokionez eta

adifeko presidenteak berak bi mila hamalauan zalantzan jartzen du proiektuaren errentagarritasuna eta bideragarritasun ekonomikoa

zalantzan jartzen du europako batzordeak ere iradoki dio espainiar estatuari nolabait ere behatoki independente bat sortu behar duela edo eratu behar duela

bideragarritasuna aztertzeko eta non dago euskal autonomia erkidegoa eta non dago eusko jaurlaritza eusko jaurlaritza dago hain zuzen ere proiektu honi jarraipena egiteko men egiteko prestutasun osoarekin eta hori ikusten dut

momentu honetan arantxa tapiaren departamentua edo kontseilaritza hau da espainiak planteatuko obra bati aurrera egiteko borondate osoarekin

eta zure kartera baten zati bat hartu nuenez eta asko baloratu nuenez garraio publikoan egin zenuena benetan harritzen nau zergatik daukan eusko jaurlaritzak

gero eta sektore zientifiko eta akademiko gehiago direla obra hau zalantzan jartzen dutenak

eskerrik asko ugarte anderea erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

egun on aipatzen duzu eusko jaurlaritza ni neu tematuta gaudela tematuta ez sinetsita gobernu bezala benetan

erabaki hau hausnartuta dagoelako egiaztatuta ospe handiko txostenetan eta gainera legebiltzar honek gehiengoz babestu duelako azken finean nazio eraikuntzaz ari gara bai eta barne kohesioa bultzatzen duen azpiegitura batez azpiegitura estrategikoa hainbat gaietan

madrilgo gobernuak ordaintzen duena eta europak berak europar batasunak diruz laguntzen duela benetan gu bezala sinestuta dagoelako garrantzi handia duela eta ez dezagun nahastu erkoreka sailburuak esan duen bezala

handiko azpiegitura osoa espainian eta euskal yaren ekarpena

lehendakaria aritu da horretaz eta kontzertua baliatuz eta inork ez daukan baliabide bat erabiltzen dugu benetan herri eraikuntza ari garelako egiten

benetan ez da guk definitutakoa europak berak definitzen du benetan

bada garaia frantziarekin lotzeko norbaitek erabaki zuelako frantziatik at gelditu behar genuela iparraldearekin lotzen gaitu nafarroarekin hainbat gai dira eta benetan harro gaude gure tresna bat

herri eraikuntza egiteko eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea ugarte andrea zurea da hitza

beste zerbitzuekin konpetitzeko baliabide hain garestiak jartzea intercityaren kasuan adibidez badakigu eta zuek dituzuen datuen arabera ehuneko zero koma hirurogeita zazpi direla intercityen arteko

ikasle horiek ez luketela inoiz minimoki hamar eurotako

billete bat ordainduko mugi txartelarekin lehen bidaiatik sei koma sei euro ordaintzen dituztenean

milioi euroko kostua mantenuko kostuak zuek egiten dituzuen estimazioak eta beti badakigu estimazioak demanda estimazioak beti

baina estimazioetan oinarrituta bi koma bost milioi bidaia egingo lirateke urtean eta horrek suposatuko luke hamar euroko billete batekin

jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza ugarte andrea ez dago europa osoan

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaikagarren

sorian egin nahi duten abeltegi erraldoiaren inguruan lópez de arroyabe andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi

debatir nunca estará de más hogei mila hogei mila behi arraroa

egingo dute hemendik gertu hor bertan sorian berrehun kilometro eskasera abeletxe horrek

sindikatu eragile sozialak eta noski baserritar gehienak gure iritziz horrelako negozio erraldoia gutxi batzuen mesederako dira soilik

abeltzaintza negozio eta industria hutsa bihurtzen dute ingurumena arriskuan jartzen animaliekiko errespetua ahazten eta baserritarron bizimodua jotzen hori ikusita zein iritzi du gobernuak eredu edo gai honen inguruan

babesteko neurririk edo mehatxu hauen aurrean eskerrik asko eskerrik asko lópez de arroyabe andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea ondo dago sorian zer gertatzen den eztabaidatzea

ezetz borobila esan behar dizut guk ez dugula horrelako esango genuke abeltegirik edo horrelako azpiegiturarik babesten noski baina ez

baina baita ere gure jarduketek horrela esaten dutelako eta ez oraingoak baizik eta urteetan zehar egin direnak lehen sektorea guretzako sektore ekonomikoa da eta sektore ekonomikoa den neurrian lehiakorra izan behar du noski eta gainera sektore profesionala izan behar du eta horretan aritu gara hainbat eta hainbat neurri eta jarduketa martxan jartzen zurgaitik zeren badakigu gainera gure sektoreak baliabide desberdinak egoera ere desberdina duelako orografia oso konplikatua da badakizu kalifikatuta dagoela ia guztia mendi bezala horrek suposatzen du arazo gehituak dituela

nekazaritzako lurzoruak ere presio handiak ditu beraz horretan aritu gara

familias que trabajan en esos ámbitos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea lópez de arroyabe andrea zurea da hitza

ez dugu esango izugarriak direnik eta egia da familiak direla sendiak direla batez ere ustiategi horien jabeak eta horiei bilatuta izan da gure lana zergatik zeren txikiak izanik merkatuan lehiatzeko oso konplikazio handia zituzten

laguntzetako murrizketei buruz garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria joan da ematen dut beti ni

garrantzitsuei buruz hitz egiten dudanean joaten dela gertatu zitzaidan gauza bera enplegu gaiari buruz hitz egin nuenean egun on egun on legebiltzarkideok argi dago familien politikak gobernu honetarako lehentasun bat ez direla eta lehentasun bat izan beharko lirateke eta zalantzak ditugu baina aldi berean esango dut familia politikak

garrido andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den artolazabal andreak dauka hitza

eskerrik asko artolazabal andrea garrido andrea zurea da hitza

gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera jon hernández hidalgo jauna elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina larrialdiei aurre egiteko
zerbitzuari buruz hernández jauna zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko hernández jauna erantzuteko san josé anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko san josé anderea hernández jauna zurea da hitza

legítimamente las dos partes eskerrik asko san josé andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera
antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina euskaldunei zergak igotzeari buruz damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

claridad eskerrik asko azpiazu jauna damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna denbora agortu zaizu azpiazu jauna zurea da hitza

juana de bengoechea estrade euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina lanbide heziketa duala finantzatzeari buruz bengoechea andrea

eskainotik zure baimenaz eskatu nahi diogu hezkuntza sailburuari

finantzatzeko formación profesional duala

legebiltzar presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on euskadiko lanbide heziketa dualaren finantzazio irizpideen inguruan honako hau esango azaldu nahi nizuke jakin gabe benetan zein den atzeko partean dagoen galdera horretan batetik heziketa mota honen finantzazioa nagusiki enpresen gain gelditzen dela izan ere bai formazio

enpresa eurak dira lanbide heziketa duala egiten duten ikasleei ordainketa ekonomikoa egiten dietenak el departamento de educación lo que hace es

gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina

euskaraz jakiteko egitasmoen inguruan ubera andrea zurea da hitza

egun on guztioi gaurkoan sailburuari eskertuko genioke argitzen badigu zein egitasmo dituen hogei urtetik

euskaraz jakiteko zeren logikoena eta naturalena litzateke hogeita bat mendean aipaturiko belaunaldian guztiak

euskaraz jakitea eta elebidunak izatea hogeita bat mendean jaiotako herritar berriak euskaldunak izanik ahaztu gabe

bizitzera hurbiltzen diren jatorri anitzeko herritarrak logikoena eta naturalena litzateke horretarako zure sailak administraziotik hizkuntza politikak ezartzea erabiltzeko eta ondorioz hizkuntza eskubideak bermatzeko espazioak ahalbidetzeko eta hori zuen ardura da hori administrazioaren

baina harrituak eta kezkatuak geratu ginen hizkuntza politikarako sailburua batzordera etorri zenean legegintzaldiko egitasmoak aurkeztera

zuzena da kontua da bi mila hamaikako zentzua

hogei urtetik beherakoen ehuneko hirurogeita hemezortzia elebidunak zirela beraz ez dakit nahastu egin zinen zenbakien dantza bat egon zen edo benetan planteatzen duzuena da murrizketa bat eta

atzera egitea eskertuko genuke argituko bazenigu zein den benetan zuen intentzioa eta bestetik esan zenuen ekimena legebiltzar talde ona zela ekimena legebiltzarrarena zena guk ez diogu uko egiten ekimena hartzeari eta hainbat ekimen hartu ditugu eta hartuko ditugu

ez al dagokio ekimena hartzea gobernuari iruditzen zaigu zuen ardura dela ekimena hartzea proposamenak egitea eta hizkuntza politikak

bazenigu zalantzarik gabe aurrera egin nahi badugu eta guk aurrera egin nahi dugu eta ez atzera eta espero dugu gobernu honek ere aurrera egitea

neurri inportanteak funtsezkoak alor gakoak izan

eraginkor bat bideratzeko baldin eta herritar guztion hizkuntza eskubideak bermatu nahi baditugu horregatik asmo horrekin

saiatu gara bai euskarari dagokion estatusa bermatzeko

ez duela dagokion estatusa eta estatusaren garapenean ere sakontzeko oraindik esan dudan bezala hankamotz aurkitzen baita euskararen estatusa gure ustez adostu hartu

behar diren neurriak ondorengoak dira esango diguzu ea aukerarik dugun bide horretan elkarrekin aurrera egiteko eta bide bat

bai gure ustez administrazio publikoa euskalduntzeko lan eskaintza hizkuntza koofizial bien eskakizuna berbera izan behar da gure ustez murgiltze eredua ezarri behar da hezkuntza ez unibertsitarioan

gure ustez helduen euskalduntzearen doakotasuna bilatu behar dugu gure ustez lanbideren ikastaroak euskeraz ere eskaini beharko lirateke ingelesari lehentasun handiagoa ematen zaio euskerari baino zazpigarrena euskararen aitortu babestu eta indartzeko egin beharko genuke zortzigarrena hiriguneetan eta eremu ez euskaldunetan plan estrategikoak

protokoloak garatuz iruditzen zaigu dagoeneko nahiko ekimen politak

erkidego osora zabaltzeko gure ustez ere inportantea litzateke harrera protokoloak eta plan espezifikoak migratzaileentzat eta nola ez

euskarazko produktuen eskaintza zabaltzea zinema hedabideak jokoak hor ere kriston eremu handia eta zabala dugu beraz

eta prestutasuna legegintzaldi honetan urrats eraginkorrak emateko euskararen normalizazioan zuen helburua baldin bada hogei

gazteen ehuneko ehunak euskaraz jakitea adierazi nahi dizugu gu prest gaudela prest gaudela esango diguzu gaurkoan argituko diguzu ea zein den zuen egitasmoa ea zein den zuen prestutasuna

eta euskararen bidaiarako prestutasuna argituko diguzu ea zein den
zuen egitasmoa legegintzaldi honetarako eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko

aitortuko dizut litekeena dela euskara eta kirol batzordearen aurrean joan den urtarrilaren hogeita zazpian egin nuen agerraldian gai batzuk nahi bezain argi ez adierazi izana aitortuko dizut

eta konturen bat edo beste adierazterakoan ez nuela asmatu horregatik eskertzen dizut ematen didazun bigarren aukera hau ia ia errekuperazio moduko hau

argitzeko ea gaurkoan lortzen dudan gutxienez helburua argi uztea batzorde aurreko

gazte jendeari dagokionez eta azpimarratu nahi izan genuen gure asmoa zela hogeita bost urtetik beherako gazteen ehuneko hirurogeita hamabost

hori da helburu bezala agerraldian agertu genuena eta

legealdi honetarako uste dut helburu hau behar bezala azaltzeko merezi duela testuinguruan jartzea eta ze datu mota erabili genituen azaltzea agerraldiko azalpenean eta helburuak finkatzerakoan

eta irizpideak erabili nituen eta ez beste batzuk ez nuen beraz ez eustat eta ez errolda erabili inkesta horretan hamasei urtetik gorako pertsonak inkestatzen dira

inkestak erabiltzen duen hamasei hogeita lau urte bitarteko pertsona taldea aukeratu genuen datuetara joanda eusko jaurlaritzak egindako

eta datu horretatik abiatuta ipini genuen gure helburua adin tarte horretan ehuneko hirurogeita hamabostera iristea

hau da bi mila hamaseiko maila lau puntutan igotzea euskararen ezagutzaren arlo honetan

eta helburu egingarri eta motibagarriak ezarriko ditugu bete daitezkeenak baina era berean anbizioa dutenak alegia alde batetik helburu eta bestetik erronka izango direnak guk ere nahi dugu hamasei hogei urtera bitarteko euskal gazte guztiak

baina uste dut horrek bere denbora beharko duela hartu dugun helburuaren garrantziaz konturatzeko

hamasei hogeita lau urte tarte horretan ehuneko berrogeita hemeretzi koma zazpikoa zela eboluzioa aztertuta argi ikusten da

euskarazko ereduak hezkuntza sisteman orokortu ziren momentuan

hamarkadatik aurrera bostehun ereduaren eztanda nolabait izan zenean

edo euskararen irakaskuntza euskal autonomia erkidegoko ikastetxe guztietara iritsi zenean momentu horretatik gazte euskaldunen kopuruak biderketa bat izan zuela

eta hurrengo helburua esan bezala ehuneko hirurogeita hamabost eta ez da gazteei zuzendutako hau bakarrik hezkuntza politikarako dugun helburua baina zehaztu nahi izan genuen iruditzen zitzaigulako euskaldunen kopuruak eduki dezakeen ugaltzearen edo handitzearen ezaugarri on bat izan zitekeela hortik aurrera

eraginkor bat egiteko egitasmoak edo irizpideak hauek aipatuko dizkizut lehenengoa hezkuntza sustatu nahi dugu hizkuntza anitzeko hezkuntza sistema

ikasleen hizkuntza gaitasuna bermatzea irakasleen etengabeko prestakuntza ziurtatzea diseinu curricularrak hobetzea

eta euskararen familia transmisioa indartzea bi nagusien euskalduntzea sustatu

garatuz euskararen ezaguera egiaztatzeko deialdi irekiak antolatuz eta berrogei urtetik gorako herritarren gaitasun pasiboa hedatuz

hiru aisialdia euskararen erabilera sustatu nahi dugu aisialdian erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetza bermatuz hori lortzeko eta zabaldu egingo ditugu jarduerak ekintzak eta zerbitzuak aisialdi

esparruetan teknologia berriak euskararen erabilera eta sustapena garatu nahi dugu teknologia berrien esparruan euskara

itzultzaile automatikoen publikoak zabalduz eta eus

euskararen erabilera sustatu nahi dugu komunikabideetan eta kultur ekintzan aldi berean haren erakargarritasuna eta ospe soziala indartuz

euskararen presentzia ziurtatu hedabide orokorretan eta on line jarduten dutenetan euskarazko produktu kulturalak sustatu

guraso euskaldun berriak motibatu belaunaldien arteko hizkuntza transmisioa areagotzen laguntzeko eta baita ere ziurtatu euskararen presentzia hizkuntza paisajean edo hizkuntzaren paisajean hiriburuetan batez ere herritarren hizkuntza eskabideak

herritarrei harrera elebietan ematen zaiela ziurtatu behar dugu bultzada eman behar zaio langile publikoak euskaraz gaitzeari batez ere osakidetzan eta justizian lehen hizkuntzaren garrantzia indartu egin behar dugu euskara lehen hizkuntza bezala batez ere hori gertatzen den eremu geografikoak indartu behar ditugu eta hori lortzeko besteak beste zerbitzu publikoak euskaraz normaltasun osoz erabiltzea sustatuko da batez ere

beti ere herritar guzti guztien hizkuntza eskubideak errespetatuz era berean udalerri horietan erabilera planak indartuko dira merkataritza

sakondu nahi dugu euskararen corpusaren garapenean hizkuntzaren eta batez ere hiztunen eraginkortasuna adierazgarritasuna eta aberastasuna areagotzeko

gazte hauen eta hiztun berrien beharrizanei behar bezala erantzuteko horretarako

kontsulta eta erreferentzia tresna berriak garatuz hizkuntza baliabide berriak behar ditugu erregistro arruntetan eta ez formaletan euskararen adierazkortasuna aberaste aldera eta hau dena egin beharko genuke eta horretan

luzatu egin diguzun eskua estimatzen dut eta ahal bada hartzen dut

egiteko eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna ubera andrea zurea da hitza

zupiria jauna anbizio gutxi eta konplexu asko orduan ikusten dut orain hogeita bost urtetik behera dituztenen portzentajea lau puntutan igotzea planteatzen duzuela zeren mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian eta bi mila seian jaiotakoen kortea

eta beraien elebitasuna eta euskararen jakintza ehuneko laurogeita batean kokatzen zen beraz planteatzen duzue orain hamasei eta hogeita lau urte dituztenak

igotzea eta ez bi mila hogeian hogeita bost urtetik beherakoak izango direnak euskalduntzea gure ustez posible da posible da eta jaurlaritzak bermatu beharko luke ez bakarrik posible baizik eta bermatu beharko luke gure gazteak hogei urtetik azpikoak ehuneko

jakitea eta ez da denbora kontua ez da denbora gehiago behar dugula denborak badakizue zerk baldintzatzen duen

zenbat eta hizkuntza politika eraginkorragoa ausartagoa eta benetan gure komunitateari

begirakoa orduan eta denbora gutxiago beharko dugu baina noski gure politika baldin bada beste komunitate batzuei begirakoa epe motzekoa eta ez eraginkorra ba noski denbora gehiago beharko dugu eta hori guztion esku dago

bide hori egiteko eta seguru aski aipatu dituzun hainbat ekimenetan adostasunak bilatuko ditugu baina gure ustez haratago joan beharko ginateke eta guk ekimena hartuko dugu eta hor prest egongo gara bide bat elkarrekin egiteko

gure hizkuntza ez dela beste batzuen bezala hizkuntza gure hizkuntza hizkuntza gutxitua da eta dago

eta hor ez baldin badago gure hizkuntzarekiko diskriminazio positiboan

da eta horrek kezkatzen digu benetan administraziotik eta zure sailetik politika sendo bat eta hor zuena da ardura nagusia ez beste inorena ezin duguna da pilota beti

utzi zeren administrazioak ez badu egiten zuen sailak ez badu egiten nork egingo du hemen ez baldin badugu egiten non egingo dugu kanadan egingo dugu

gure hizkuntza politikaren aldeko politikak ezarri behar ditugu denon eskubideak errespetatuak izateko ez batzuenak bakarrik

baina estatusaren garapena ez da bera zoritxarrez zeren

erabili nahi baldin badugu norekin egingo dugu

euskaraz egitea edo administrazioko langile batengana hurbiltzen baldin bagara norekin egin behar dugu euskaraz gogoratu nahi dut orain dela gutxi administrazioak lan poltsa batzuk

eta euskararen eskakizunean atzera egin dugula beraz zertan ari gara atzerapausoak ematen ari gara

lanbide heziketan egia da lanbide heziketan atzerago goazela baina gogoratu nahi dut momentu honetan indarrean dagoen hizkuntza ereduak ez duela bermatzen dbh bukatzean gure ikasleak gure gazteak elebidunak izatea eta euskaraz jakitea esaterako euskararen legean

egiten ez du kontutan hartzen ere gaur egungo egoera

orduan hor ere buelta bat eman beharko genuke iruditzen zait eskuartean bitarteko interesgarriak izan ditzakegula elkarrekin euskararen aldeko bidai bat

konplexurik gabe ausardiarekin eta eraginkortasunez

beste batzuek zer egingo duten hemen errespetu osoa diogu aitortza osoa diogu gainerako hizkuntzei eta guztiok nahi dugu herritar eleanitzak

bestela egiten ari garen atzerapausoak ikaragarriak dira guk ez badugu egiten
ez duelako egingo ez dagoelako beste euskal herririk munduan eta horretan utziko nuke eskerrik asko eskerrik asko

ubera anderea kalifikazioa ipini diozu

gure egitasmoei eta gure ekinari esan duzu anbizio gutxikoak direla

nolabait esan duzu konplexua daukagula ni ez noa izenlagunik jartzera zure jarrerari

errespetatu egingo dut zure iritzia eta berriro esaten dizut

eta nahi duzun guztia hitz egingo dugu baina nik ahalegin guztiak egingo ditut zurekin gai honetan gatazkarik eta polemikarik ez edukitzeko

lortzea eta baita ere esango dizut euskararen aurrerabidean eman behar ditugun pausoak ez direla bi alderdien arteko kontua uste dut alderdi gehiago

edo ez egitea zuk esan duzu bi aldiz esan duzu atzerapausoak hitza aipatu duzu

azkeneko hogeita hamabost urte hauetan egin den hizkuntza politika beraz ez da eraginkorra izan eta aurrera egin beharrean atzera egin da zure iritziaren aurrean datuak daude

zure iritziaren aurrean datuak daude datuek esaten dute adibidez eta berriz ere

euskara neurri batean edo bestean erabiltzen duten herritarren kopurua ehuneko hogeita hamar koma seikoa dela bi mila hamaseiko inkestaren arabera

mila bederatziehun eta laurogeita hamaikako inkestak hogeita bost urte lehenagokoak esaten zuen

batean edo bestean erabiltzen zutenak ehuneko hogeita bat koma zazpi zirela ehuneko hogeita bat koma zazpitik ehuneko hogeita hamar koma seira igoera beraz sei puntukoa da eta portzentajeetan adierazita ehuneko berrogeita hirukoa

eta baita ere esan dizut aurrerantzean egin beharreko kontuak egitasmoak adierazi dizkizut eta amaitu nahi izan dut esanaz

iruditzen zaigulako euskararen eta hizkuntza bizikidetzaren arteko akordioari eta gizartearen

ezberdinen artekoari eman behar zaiola adostasun bat eta sostengu bat

legebiltzar honetan jakina euskararen aholku batzordean ere bai gizarte eragile ezberdinen inplikazio aktiboa bilatuz hor eta kanpoan eta adostasunaren kontestu horretan gure erreferentzia izango da aurreko legegintzaldian euskararen aholku batzordeak ontzat emandako aurrera zer agiria hainbat erakunde eta eragileren oniritzia eta babesa jaso dituena

eta bide horretan gure konpromiso izango da gure helburuak

eta konkretatze aldera euskararen agenda estrategikoaren errebisioa egitea eta datozen urteetarako egin behar diren moldaketak egitea

eta nik ez dut inoren bizkar utzi nahi izan gure erantzukizuna beharbada horretan ere ez nuen asmatu batzordearen aurrean legebiltzarreko taldeen ekimena izan zitekeela eragilea esan nuenean

ez hizkuntza politikaz hizkuntza politika hori zehaztea eta bultzatzea jaurlaritzaren eta erakundeen herri erakundeen eginkizuna da
eta horretan dauzkagun aholku batzordeen bultzada nahita nahi ezkoa izango da eskerrik asko eskerrik asko
zupiria jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua

legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina herritarren segurtasunerako legeari buruz arzuaga jauna zurea da hitza

ezagutzen duzu beltrán de hertedia andrea mozal legearen aplikazioaren buruzko

eta ezagutzen duzu baita ere bi mila hamaseiko ekainaren hogeita bian legebiltzar honek

zure alderdiaren eta gobernuan laguntzen dizun beste alderdiaren oniritziarekin bozkekin eta hirugarren puntuan horrela esaten zuen eusko legebiltzarrak

du ordutik beste bi mila zortziehun eta berrogeita hamazazpi aldiz aplikatu da hau legea erabaki hau hartu aurretik baino oraindik gehiago eta nire galdera da legebiltzarreko agindu horretatik

sailburu andreak ulertu ez duen puntua eskerrik asko
eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

andrea arzuaga jauna zurea da hitza bai eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna beltrán de heredia andrea zurea da hitza

jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut bakarrik dauden adinez txikiko errefuxiatuei buruzko adierazpen instituzionala kontuan izanik bi mila hamasei urte tragikoa izan dela europan segurtasuna bilatzen duten errefuxiatuentzat non bost mila pertsona baino gehiago hil diren

gatazkatik indarkeriatik eta jazarpenetik ihesi

bi mila hamaseiko martxoan europar batasunaren eta turkiaren arteko akordioa eman zen

delakoaren mugak itxi ziren kontuan izanik gaur egun honen ondorioz

daudela esparruetan pilatuta hutsik dauden eraikinetan eta kanping dendetan bizitzan horien artean

estatuko erakundeekin elkarlanean helburua da euskadi lehentasunez

birkolokatzea horiek jasotzea posible egiteko hala nola behar beste baliabide beharrezkoa integrazio programa egiteko